egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua
iglesias euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina administrazioko jasangarritasun energetikoaren inguruan

carro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari
sailburuak eta legebiltzarkideok egun on guztioi egia da carro jauna euskadin energia jasangarriaren dekretua indarrean daukagu dagoeneko eta gure administrazioan energia kontsumoa zaindu nahi dugulako egin degu erabateko menpekotasuna daukagu

horixe da egin duguna europaren aginduarekin bat eginez euskal administrazioaren jarduna

bide honi hau da jasangarritasunari aspaldi ekin genion

gaia dugu eta hori uste dugulako ekonomiaren lehiakortasun aldetik ongizatearen ikuspuntutik baita ere energia kontsumoa efizientea

energías renovables beraz hauxe izango da hemendik aurrera martxan jarriko duguna eta ez da hemen bukatzen legea ere martxan daukagu aprobatzeke dago hona etortzea espero dugu ahalik eta azkarren eraginkortasun energetikoa martxan jarriko duena ez bakarrik eusko jaurlaritzako eraikinetan baizik eta
administrazio osoan eskerrik asko eskerrik asko tapia
anderea gai zerrendako bigarren puntua galdera

alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina trebatzeko ariketak egiteko otan erakunde militarrak egin duen euskal lurraldearen erabilpenari buruz

kaixo egun on guztioi otan erakunde militarrak aspaldiko partez egin dituen trebatze ariketa handienak gauzatzen ari da europan zehar trident juncture izena daukaten ariketa hauetan

zoritxarrez euskal lurraldean ere ariketa hauen ondorioak pairatzen ari gara bardeetako esparru naturalean natura parkea eta biosferaren erreserba izendatuta dagoen arren mota guztietako armak erabiltzen ari dira eta santurtziko portuan ariketetan parte hartzera zetozen ehunka soldadu eta ibilgailu lurreratu dira

kasu batzuetan trafiko arazoak sortu direlarik gure ustez ariketa hauek gerraren geopolitika sustatzen duen ideologia eta praktika baten

militarismoa elikatzen dute bakea eta elkarbizitza baino gure ingurune naturalak kaltetzen dituzte eta gainera daukagun egoera ekonomikoan diru xahuketa

gure zergekin ere ordaintzen dena hau guztia gertatzen ari da intsumisioaren bidez soldaduskaren kontra borroka luze eta eredugarria burutu zuen herriak zeinak

eta batez ere mila bederatziehun eta laurogeita seian era ezin argiago batean

beraz ondorengo galdera luzatzen diogu lehendakari jaunari otan erakunde militarrak

euskal jendartean gehiengo zabalaren borondatea urratzen dutela

jaurlaritzak kexa edo salaketa ekimenen bat burutu al du dagokien erakundeen aurrean eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

casanova jauna otan erakundeak ez du trebatze ariketarik egin gure erkidegoan egia da santurtziko portuan lurreratu zirena eta gure erkidegotik pasatu zirena berdin izango zitekeen zerutik igarota ere egia da baita ere ibilbide hori egiteko ertzaintzaren gidaritza izan zutena

tropa mugimenduak egon ziren bai autobidetik baino ez eta

behin eta berriz errepikatu dut ertzaintza polizia integrala dela eta bere eskumen guztiak beteko dituela baita garraiatu beharreko ezohikoa bideratu behar duelarik eskerrik asko

maniobrarik ez baina gure herrian bai eta argi dago

inolaz ere euskal herria aintzat hartzea edo ez duzula sentitzen gure herrian gertatzen diren gauzak propioak bezala guk bai guretzat euskal herrian egin dira ariketa hauek nahiz eta erkidegoan bakarrik

ni hemen tribuna honetatik beraiekin batera oihukatzen dut

eskerrik asko legebiltzarburu andrea begira casanova jauna euskaraz gauza bat esan eta gazteleraz beste kontrakoa esan edo desberdina esan ez da ona

ni herri honetaz ez naizela kezkatzen ekidituz nire erantzukizun instituzionala zein den eta erkidego honen gainean dagoen erantzukizun instituzionala delarik soilik hori ezkutatzea ez da batere ona nahiz eta gero gazteleraz esan nik ez dudala hau herri subiranotasun bezala

nola nahi ere nahastu egiten dituzu otan erakunde militarra tropa mugimenduak eta trebatze ariketak nahastu egiten dituzu trafiko zerbitzua eta ez ohiko garraioak baina nahastu eta nahastu garrantzitsua eta garrantzitsuena ahaztu egiten duzu ez da gure lurraldean eta hori aitortu egin beharko duzu

ariketa militarrik eta niri planteatzen didazuna da kexa bat agertzearena eta nik lehendakari gisa daukadan erantzukizunari eutsiz esan egin behar dizudana da ariketa militarrik ez dela egon ez dela antolatu ez dela gauzatu gertatu dena astero gertatzen da ertzaintzak eskari bat jasotzen du

eta bere eginkizuna bete egiten du kasu honetan ere bai eta berriz diot

eta ez ohiko garraio bat antolatu behar duelarik beste edozein ez ohiko garraio bat bezala

tropa batzuk izan ni ere gerraren eta indarkeriaren kontra egon naiteke casanova jauna izan ere ni soldaduzkaren kontzientzia eragozleetariko bat naiz ez baldin badakizu beraz gerraren kontrakoa eta horrelako gaietaz aipatzea

ezkero baina gutxienez zu bezain beste banaiz

indarkeriaren kontra egon naitekeenetariko bat baina ez nator bat eta ez dut parte hartuko

eta kulturako sailburuari egina eitbn negoziazio kolektiboa eteteari buruz unzalu jauna

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

eitbn negoziazio kolektiboaren baldintzak jar ditzala hori zuzendaritzari eta langileen ordezkariei dagokie kezkatzen gaituena da aldeen arteko elkarrizketako zubiak erori egin direla la dirección sigue manteniendo

y por otro conseguir más plazas fijas dena den enpresa batzordeekin akordioak lortzeko zailtasuna ez da berria lehen ere ikusi ditugu horrelakoak

batzordeek bereziki bi mila bederatzitik akordioetara iristeko daukaten gaitasun historiko ahula horiek horrela izanik ere testuinguru ekonomiko gogorrean egungo eitbren zuzendaritza izan da

lortu dituena taldeko lan hitzarmenen iraunaldia luzatzeko era berean egungo zuzendaritza izan da

lehen lan hitzarmena sinatu duena bere historia nolanahi ere gobernu honek badu konfiantza eitbren zuzendaritzaren jardunean

eta akordio berriak lortzeko ahalegin guztia egingo baitu zuzendaritza horrek berriki uda honetan bertan precon egin duena da adibidea

edo kilometrajeen ordainketei buruzkoak adostu dira precon

jakin beharrekoa da lan ikuskaritzak arrazoia eman diola berriki enpresari gai horren inguruko salaketa baten aurrean

eskaera guztiak onartzen dira modalitate hau bai langilearentzat eta baita enpresarentzat ere positibotzat jotzen baita

zuzendaritzak ohar bat bidali zien langileei pasa den astean bideak irekitzeko asmoz bertan zuzendaritzak alderdi sozialaren ordezkariei harremanetan jartzeko eta hitz egiten hasteko deia egin zien izan ere zuzendaritza eta langileen elkarrizketa beharrezkoa da eta horretarako bi aldeen interesa eta aldez aurretiko jarrera ona ezinbestekoa da eta ez bakarrik beraiena baita gurea ere

irakasle batek gasteizko eskola batzuetan neska batzuei ustez egin dizkien sexu abusuak ikertzeari buruz oyarzabal jauna zurea da hitza

esku hartu izan du eta beti esku hartzen du irakasleren bat arrisku egoeran egon daitekeela pentsarazten duen edo susmorik txikiena baldin badu bere osotasun fisikoa

insisto lo dice la fiscalía eskerrik asko uriarte andrea oyarzabal jauna zurea da hitza

el propio la propia fiscalía eskerrik asko oyarzabal jauna denbora amaitu da uriarte andrea zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzako komunikazio zuzendariaren dimisioaren ondoren hartu beharreko erantzukizun politikoei buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna erantzuteko zurea da hitza

y el control eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gai zerrendako seigarren puntua galdera diana carolina urrea herrera

transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko hamalau barra bi mila hamabi legearen gainean urrea andrea

egun on guztioi hiru urte pasatu dira hamalau barra bi mila hamabi transexualak genero identitateagatik

eta zoritxarrez egiaztatu ahal dugu eusko jaurlaritzaren departamentu desberdinek ez dutela legea bete horrela baitiote eragile desberdinek normala da urkullu lehendakariaretzat legea onartu eta hiru

pertsonek eskubideetarako gakoak diren ezaugarriak garatu gabe jarraitzea eskerrik asko

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok

egun on zuk diana urrea andrea aipatzen duzun lege horren garapena aurrera jarraitzen du eta gure ustez ondo doa eta azpimarratu nahiko nuke gobernu honek argi utzi lege horren parte oinarrizkoenak garatuta egon behar direla legealdi hau amaituta egon aurretik zuk dakizun moduan bi mila hamabiko legeak pertsonen eskubideak bermatzen ditu legea genero

bazterkeriaren kontrakoa eta pertsonen transexualen eskubideak onartzen duena pertsona guzti horiek gure entitate publikoetatik arreta integrala eta beharrei egokituta jaso behar bermatzen dau era berean legeak erantzukizun edo betebehar batzuk jarri dizkie erakunde ezberdinei eusko jaurlaritzari

sail desberdinek hartu behar dabez ardura ezberdinak legeak ezartzen dauena bete ahal egiteko

eskerrik asko urrea anderea toña jauna zurea da hitza

legea esaten duena betetzen ari garela argi erakusteko

orain bertan lehenengo berdindu zerbitzua finkatu dugu eta bere hiru hankan lan egiteko lerroak definituz

eta berdindu eskola hiru horrekin berdindu jada pertsona transexualentzako eta euren familientzako zerbitzu publiko integral modura oinarritu da

gainera gure sailean zabaltzen hasi garen gogoeta

berdindu zerbitzuaren bitartez gobernuko beste sail batzuekaz eta

aurrera eramaten hasi garela artikulu horretan adin txikiko transexualen atentzioa ikuspegi medikutik

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina etbren ikusle kopuru gero eta txikiagoari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eitb bere historiako audientzia daturik txarrenak izaten ari dela diozu zuk hori gezurtatu beharra daukat nik

ehuneko hamaika koma hiru zen eta albistegietan liderra izatetik oso urrun zegoen

gaur egun ehuneko berrogeiko kuota dute aurrekontuei dagokionez hori ere aipatu duzunez

hirurogeita hiru koma zortzi milioi eurokoa zen bi mila hamabostan baino

beraz uste dut zure zifrak eta salaketa ez datozela errealitatearekin bat nolanahi ere ez naiz etorri hona egungo egoera bi mila hamaikako egoerarekin konparatzera eitb da informazio entretenimendu eta dibulgazio eskaintza osoa

resulte atractiva para la ciudadanía eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

ezta defizitik ere nahiz eta hau derrigorrezko eskakizuna izan

guztientzat oro har ez da betetzen eitb jasangarritasun eta eraginkortasun irizpideak aplikatuz kudeatu du krisia gastuak eta sarrerak orekatuz zuk aipatu dituzun lan harremanei dagokienez

bi mila hamabostera zuzendaritzak urtero mantendu egin du

guztien iraunaldia luzatzen sinatu du alderdi popularren lan erreformak hitzarmenen iraungitzea bi mila hamairuko uztailerako ezarri ondoren bi mila hamabostean eitb net lehen lan hitzarmenaz

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina lanaren nazioarteko erakundearen ehun eta laurogeita zortzi arrantza hitzarmena berresteari buruz azkue jauna zurea da hitza

sailburuok egun on denoi orain dela bi egun hondarriabiako arrantzale esperimentatu bat

bere barkua kostatik berrogei miletara

itsasoan lan egitea gogorra da baina ezin gara istripuen errealitateari begira egon batzuk egiten duten bezala kristau

istripu bakoitzak langile gehiago ez hiltzeko ahalegin nagusiko bat eskatzen du

baina buru belarri inplikatu behar gara langile gehiago hil ez dadin arrantzale bat kasu honetan y esto se hace

doluminek balio ez duten bezala hori beti gertatu ahal da edo hori zen bere patua moduko hitzek ez dute balio istripuak eta langileentzako zoritxarreko ondorioak murrizteko neurri prebentibo eta osasuntsuak hartu

eta honekin batera enpresa arduradunei erantzukizuna eskatu behar zaie eta langileei lan baldintza duinagoak eskaini

número ehun eta laurogeita zortzi este convenio propone

proposatzeko espainiako gobernuari baietza eman behar diola

eskerrik asko azkue jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

zuk esaten zenuen bezala arrantzaren sektorea duen izaera berezia arrantzaleek beste alor batzuetako langileekin alderatuta duen

arrantza industria gero eta gehiago globalizatzen ari da hori ere badakigu eta teknologia berriekin arrantza egiteko modua ere azkar aldatzen ari da

hitzarmen hau bi mila zazpiko hitzarmen hau ehun eta laurogeita zortzi zenbakia duena bere helburu nagusia arrantzako lan baldintza duinak sustatzea da aipatu dezun bezala eta arrantzaleak babesteko ba nolabait araudia sustatzen du

beti jarraitu du eta jarri du arreta arrantza sektorean eta gogoratu nahi dut mila bederatziehun eta hogeitik hasita mila bederatziehun eta berrogeita hemeretzi mila bederatziehun eta hirurogeita sei eta orain bi mila zazpiko hau

arrantzaleen lanari buruzko baldintzei bereziki arreta jarri dio gainera

guzti hau arautzeko bi mila biko martxoaren lanaren nazioarteko erakundeko administrazio kontseiluak hau ikusita zera erabaki zuen lanari buruzko nazioarteko laurogeita hamabi biltzarrean

artean gai zerrendako puntuen artean berri bat sartzea eta hain zuzen ere

arau orokor bati zegokion puntu honek itsasoko lanari buruzko hitzarmena egin zenean ordea

eskerrik asko eskerrik asko tapia

eskerrik asko erantzunagatik bi hiru gauza bakarrik ez alde batetik

urte asko behar dira gainera jakiteko nola funtzionatzen duen bai

niretzako zazpi urte eta zortzi urte eta noiz egiten diren hitzarmenak badakit denbora asko behar izaten dutela hala ere

hori gertatzen da frantziak hartua dauka eta bi kameretan

hala ere gauza erreza ematen du baina horrek ez dakit zenbat denbora behar izaten duen

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

beraz nik uste borondatea bai eta ekintzak ere bai eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja

etxebizitza kooperatibak arautu beharrari buruz barrio jauna zurea da hitza buenos días gracias

presidente anderea sailburua legebiltzarkideok

jakingo duzuenez etxebizitzako behatokia gure saileko enplegu eta gizarte politiketako saileko dibulgaziorako tresna bat da behatokiak etxebizitzaren informazioa transmititu eta ordenatu egiten du edozeinek erabiltzeko gero hiru aztertzen da informazio guzti hori behatokiak alde batetik erakunde publikoak erabakiak hartzeko orduan erabiltzeko moduko erreminta bezala be bai profesionala eta agenteak eskariak asetzeko moduan eta batez be etxebizitzaren sektorearen errealitate era objektibo eta

en el tiempo eskerrik asko toña jauna erantzuteko barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina
etorkinek egiten duten ekarpenari buruz blanco anderea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi

komeni zaigu besteen azalean jartzea errealitate ezberdinak ezagutzeko hori da gaurko honetan egin nahi duguna

ulertzeko zer suposatzen duen zure herria zure lagunak zure familia eta erroak atzean uztea maleta eta ausardiaz baina derrigortua zure bizitzaren egoera zorigaiztoari irtenbide bat bilatzeko hori da interpelazio honen abiapuntua hori da gure artean bizi diren milaka lagunen egoera hortik hasi beharko genuke

egiteko milaka etorkinen azalean jartzen ez badakigu

ongizate estatuari egiten dioten ekarpena jasotzen dutena baina askoz handiagoa da gehienetan diru sarreraren igoeraren arrazoia irpf delakoari eta gizarte segurantzaren

esker da ikuspegiaren ikerketaren arabera azken urte honetan etorkinen ekarpen ekonomikoa ia berrogei milioi igo da

euren ekarpena zerbitzu publikoen bitartez jasotzen dutena

eta poztekoa da gainera inmigrazioarekiko

behera doazela baina ezin gara horrekin konformatu eh bildun argi dugu esparru horretan oraindik badagoela

eta jaurlaritzak baduela zer egin lehen esan bezala krisi ekonomikoa baliatuz batzuek etorkinen kontrako jarrerak bultzatu dituzte mesfidantza eta gorrotoaren diskurtsoak

dituzte labur esanda jomugan ipini dituzte krisi garaian etsaiak eta errudunak etxetik kanpo

hemen gauden gehien gehienok ados gaudela horretan gehien gehienok bat gatozela ideia batekin

aurrez aurre jartzea elkarren kontra kaltegarria da beti las acusaciones infundadas los estereotipos

y va en contra de la cohesión social luze hitz egin genezake ikuspegiaren txostenak jasotzen duen inguruan hor agertzen diren ondorioak

eta oso sakon aztertzekoak direlako baina gaurko honetan jaurlaritzari interpelatzen ari gara eta gure asmoa da sailburuaren erantzuna

aprobetxatu behar ditugula mahai gainean dauzkagun datuak horregatik argi dugu jaurlaritzak neurri zehatzak martxan jarri behar dituela jendartea sentsibilizatzeko kohesio soziala bilatzeko ikuspegik tresna izugarri ona zure eskuetan jaurlaritzaren eskuetan lan hori egin ahal izateko diskurtso xenofoboak desmontatzeko

hobetzeko kohesio soziala indartzeko

xenofobiarena ez da arrisku teorikoa ez europa osoan ikusten ari gara ez dela horrela egunerokotasunean ondorio larriak ditu milaka pertsonarengan instituzio publikoei jaurlaritzari kasu honetan dagokie

aurre egitea hori da hain justu interpelazio honen

jakin nahi dugu zein asmo dituzun arlo honetan lan egiteko zer nolako neurriak hartuko dituzun lehen aipatutako estereotipoak

desmuntatzeko eta kohesio soziala indartzeko
eskerrik asko blanco anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on asko eta ugariak dira

diskurtso xenofoboei aurre egiteko ados

hasteko kontutan edukitzeko lehenengo alderdia da beraien jokoan ez sartzea

apal diot ez gaituzte behartu behar beraien moduan pentsatzera izan ere oso ohikoa da horrelako diskurtso estereotipatuak martxan jartzen dabezenak gizarteak

sinplean ikus dezan nahi izatea beraien ikuspuntuarekin bat etortzeko

okerrena da beraien arazoak eta erronkak apurtzeko

einsteinek behin esan zuan errazagoa zela

suntsitzea desintegratzea aurreiritzi bat baino prejuizio bat baino esaldi hau asko eta askotan errepikatzen

geuk oso kontuan daukagu adituek dinoskue informazio askok ez dituela derrigorrean gizarteko

apurtzen normalean pentsatzen dugu informazio objektibo batek edo datu zientifikoek errotik

ideia ekibokatuak guztiz oker gaude zoritxarrez maratoi baten aurrean gaude ez dute zaparrada handiek balio baizik eta gutxika gutxika

langarrak toleranteak eta anbibalenteak poliki poliki mela mela egiten dituena eta hauen ikuspegia gailentzen dena ez

hori da aditu askok esaten deuskuena eta egiten duguna gure askotariko programen bitartez hirugarren sektoreko eragileek egiten dute lankidetza hitzarmen eta akordioekin gure immigrazio teknikoek egiten dute eta baita ere biltzenek gure

baina oraingoan esku artean azterlan goraipagarri bat daukagu gogorra gatza garatzeko eta konplexutasun handikoa urtebete baino luzaroagoan ikustegitik gauzatu dabena bertako kide batek arkaitz

zer da nabarmentzen deuskuna bat da

eragin ekonomikoa positiboa dela eta hori ez dela kontutan hartzen bat

ez dugu kontuan hartzen bigarren ezkutuko ekonomia ez dugu kontuan hartzen ez dakigu

ere laguntza eurena eta hirugarrena eguneroko kontsumoan egiten duten gastu soziala positiboa bai

babes sozialeko sistematik jasotzen dabena baino gutxiago jartzen dabela

ikerketa hau zurrumurruak egietatik hain hurbil dagoen garai honetan oso erabilgarria da ebidentzien tontorrean jartzen gaituelako usteak erdia ustel esaten dugu euskeraz kasu honetan osoa ere bai izan ere ez digu usteei pentsamendu

aurre egiten datuekin baino datu ia ukaezinak eztabaida batean aritzeko susmoetatik

azterlan honetan oinarrituta publikoki lan egin ahalko dugu eta oinarrituta lan egin ahalko dabe sozialki segurtasun gehiagoz gaur egun euskadiko txokoetatik zurrumurruen kontra lanean ari diren eragile askok ibili badabilz estereotipo horiek

irakasten sisifok egiten eban moduan behin eta berriro

zentzuzko ikuspegi batzuengatik aldatzen eskerrik asko toña jauna

eskerrik asko berriro ekimen asko egin dituzuelako esan duzu

betiko erantzuna emango dizut edo nik betiko erantzuna emango dizut emaitzak ez ditugulako ikusten hori da errealitatea adierazpen instituzional batekin argazki polit batekin ekitaldi batean

lortzen dugu hori da zuen jarrera irudikatzea eta benetan hemen behar duguna da pedagogia egitea hori da guk

eskerrik asko eskerrik asko
blanco andrea toña jauna zurea da hitza

andrea dakizuen bezala gure saileko familia politika eta komunitate garapeneko zuzendaritzak

sentsibilizazio bide egonkor bat darama ez hainbeste baina darama

sozializazioa eginez katalunian bartzelonan hasi bazen ere eta zuk aipatu duzun bezala gasteizen euskadin indar handiz hedatu da

gobernuak bultzatuta eta eragile ezberdinek garatuta hala nola harresiak apurtuz

hirugarren sektorekoak horrez gain foru aldundi eta udaletxe batzuen presentzia ere garrantzitsua da esaterako gasteiz

gogoratzeko nolako aukera estrategikoa izan ahal dugun egindako lanaren gainean errekuperatzen badugu

itun sozialaren inguruan elkar bizitzarako konpromiso bat

honek beste gauza batzuen artean zioen aniztasuna gure historiaren eta gure nortasun kolektiboaren parte bat dela eta atzerriko

konplexuago bihurtu eta gehitu egin duela euskal gizartean zegoen aniztasuna itun honetan helburu hirukoitz bat proposatzen zen partiduentzat alde batetik

instituzional erabat partekatu batera heldu handitzen ari den aniztasun soziala zein printzipioetan oinarritutako nahi dugun kudeatu aukerak emateko bigarren eragile sozial eta instituzionalak bultzatu alderdi batzuen gainean konpromiso konkretuak har ditzaten eta hirugarren

handi bat bidali inmigranteen etorrerak positiboki datorkion eraldaketa sozialaren prozesuaz orain estrategiak zabaltzearen eta xenofobiaren aurka sareak jostearen alde gaudenok

bat egin beharko genuke partiduak eta erakundeen arteko akordio batekin aniztasun

alde bide bat egiteko prest gaude prest zaudete

susmoek pentsarazi egiten doskue europa bietatik batek
bihotza izoztuko doskuela eskerrik asko

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan pobreziaren gaineko azterlanari buruz sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on señorías sailburu

sailburua legebiltzarkideok egun on saileko

lan pobrezia errealaren neurri garrantzitsuenei buruzko azterlan bat zabaltzeko aukera du pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestari

oinarrituta dago zerbitzu sozialen eskaria beharrizan sozialen inkesta bi mila hamalauaren barruan

helburutzat eban txirotasunaren eta euskadi ongizatearen gabeziaren adierazleak aztertzea europar batasunean

prestaciones del sistema vasco de protección beste era batera esanda errekuperazio sasoietan bizi dugun sasoia adibide

eskasenak igotzea hau guztia sistemara sartzeko eskaria aintzat hartuz lana daben etxebizitzako biztanle okupatuak eskerrik asko
eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

politika eta kulturako sailburuari egina gasteizko eskola batzuetan ustez izandako sexu abusu kasuen inguruan eusko jaurlaritzako hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak egin dituen

guztiagatik funtsezkoa da familiei hezkuntza komunitateari eta gizarteari

auzi hau komunikabideetako eztabaidagai

eta guztion hausnarketa eskatu nahi dut hain delikatuak diren kasu hauen tratamenduaren eta

inguruan hausnarketa hori esan ondoren maneiro jauna

ahal den neurrian zein honek burutu duten jarduerak kontatzen eta berriz diot

beharrezko zuzentasun eta profesionaltasunez jokatu duela lehen esan dudan bezala esku hartzeak berehala burutzen dira beti

egon daitekeela pentsarazten duen gertaeraren baten berri izaten den une hartan edo une bertan normalean egoera hauek ikastetxeak berak edo udalaren gizarte zerbitzuek antzematen dituzte eta une horretan

no parece que haya novedades significativas eta udalak aztertzen duen kasuari edo aztertzen dituen kasuei buruz gauza bera gaur gaurkoz ezin ditugu zenbatu eta are gutxiago zehazki identifikatu kasu horien edukia nolanahi ere

sail honek hurbileko jarraipena egin ziezaien ikaslearentzat arriskugarriak izateko susmoa pizten zuten egoerei jarraipen hori batez ere ikuskaritza lurralde ordezkaritza berritzegunea

orain berriz ere begirada guztiak irakasle honen gainean daude eta arrazoia zera da irakasle hau

ikastetxeetako batean egon izana udalaren gizarte zerbitzuetatik ikastetxe horietan izan diren

hala ere sail honek duen informazioaren arabera

zantzurik txikiena ere ez irakasle honen eta gasteizko ustezko beste kasu horien artean harremanen bat dagoela esateko de hecho

urtebete ondoren hezkuntza sailari irakasle horren kontrako behin behineko neurriren bat har dezan eskatu gabe jarraitzen zuen fiskaltzak datu hau esanguratsua dela

fiskaltzarekin izandako bilera horren ondoren sailak ez zuen berriro haien berririk izan ezta eginbide horiek epaitegira bidali zirenean ere ireki eta handik urtebetera